egun on egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu minutu bateko isilunearekin

beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua

herri kontuen euskal epaitegiaren otsailaren bosteko bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea aldatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu

aldeko txandan alderdi popularraz gain zeinek parte hartu nahi du

elkarrekin podemos eta alderdi popularra hamabost minutuko

sémper jauna zurea da hitza ekimena defendatzeko

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi señor lehendakari

mila esker tejeria anderea jaun andreok egun on guztioi

ez du inor parte hartuko orduan erantzuteko txandara pasako gera euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna bai

espero que sí gracias eskerrik asko sémper jauna arana andrea erantzuteko txandan parte hartu nahi duzu

amaituta bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

beraz onartuta geratu da aintzat hartzea lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gera psek castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea eh bildutik urruzuno zurea da hitza

bete behar du berari baitagokio administrazio publikoek erakunde publikoek diru publikoa modu egokian egiten den edo erabiltzen den aztertzea edo eta egiaztatzea eta hala egiten ez baldin badute

bere momentuan nork ikuskatuko du bizkaiko foru aldundia josé luis bilbao ahaldun nagusi izatetik goizetik gauera

presidentea izatera pasatzen baldin bada zilegia da azeria oilategia zaintzen jartzea testuinguru horretan

ezartzen diguten testuinguru horretan eman zen eztabaida aurreko legealdian ganbera honetan bi mila hamabosteko ekainean

badakigun arren arazoa edo sakonean dagoen eztabaida sakonagoa den arren testuinguru horretan eman genuen ganbera honetako hori eta zentzu horretan mila bederatziehun eta laurogeita zortziko herri kontuen epaitegiaren legearen modifikazioa eskatzeko lege proposamena aurkeztu zuen euskal herria bilduk partidu popularrak egin aurretik bi egun aurretik

xehetasun hori adieraztea euskal herria bilduk lege proposamen bat ekarri zuen uste genuelako eta berriro diot arazoa sakonagoa den arren uste genuelako josé luis bilbaoren izendapenak bere horretan bete betean jotzen zuela tribunalaren edo epaitegi horren sinesgarritasunaren kontra

ere badela aurkeztu genuen lege proposamen horrek nagusiki nagusiki bi aldaketa proposatzen zituen bat hautaketa prozesua arautzea edo eta gehiago

konflikto de intereses kuotak uste dugu hori askoz gehiago zehaztu behar dela eta uste dugu bai ala bai

nolabait herri kontuen epaitegiak bai mantendu behar duela nolabaiteko proportzioa edo nolabaiteko kohesioa koherentzia lege edo ganbera honetan ematen den korrelazioarekin uste dugu hori saihestu egin behar dela saihestu egin behar dela batez ere

kautelazko denbora bat ezartzea urte bi proposatzen genituen guk baina hemendik aurrera komisioan izango dugu aukera bi izan behar diren lau izan behar diren edo dena delako denbora

lege proposamen horien harira ostean pprena etorri zen

mahaiaren erabaki bat etorri zen non esaten zen testu biak batean uztartu behar zirela

bere horretan bukatu zen legealdia eta ikusi genuen ez genuela astirik izan lege honen modifikazioa aurrera eramateko eta modifikazio hori

ez dugu proposamenik aurkeztu batez ere denbora irabazteko eta lehenbailehen

guztiok jarri gaitezen eta bakoitzak bere proposamenak eta bere egokitzapenak eraman dezan

alderdi popularraren lege proposamenari baiezkoa eta uste dugu legealdi honetan izan beharko genukeela aukera hori modifikatzeko

objektiboa eta profesionala den herri kontuen epaitegi bat nahi baldin badugu eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna

eskerrik asko eta egun on legebiltzar buru andrea egun on lehendakari sailburuok egun on guztioi

aurreko eztabaidan aurreko legealdian eztabaida hau izan genuenean aldeko botoa eman genuen moduan y hemos votado

herri kontuen euskal epaitegiaren lanarena hogeita bederatzi urte da lege hori gainditu zela eta hogeita bederatzi urtetan zehar legebiltzar honetan

gai honetan ezelango zalantzarik jarri bostehun eta berrogeita hamar txosten aurkeztu izan ditu herri kontuen epaitegiak bostehun eta berrogeita hamar hogeita bederatzi urteetan zehar

baina zergatik sortu izan zen gatazka hori aurreko legealdian

mediático baina ez zintzoak izan zirelako ekimena aurkeztu zutenak batzuk azaldu izan ditut eta beste batzuk

kuota gehiago edukitzea hemen bertan defendatu izan zenean euren jarrera esaten

ordezkaritza politikoa hobeto ordezkatuta egoteko herri kontuen epaitegian eta hori kontradikzio hutsa da kontradikzio hutsa da

baina ordezkaritza politikoa behar dela horretan orduan

jarrerak zergatik eta motibazioak alderdi

formazio zabala eskatutako baldintza guztiak

eskarmentu profesional izugarria eskatzen izan dena eta hori baino gehiago guztiak
eta bilbaok barkatu gorospe anderea gogorarazi nahi dizut boto azalpenean gaudela eta ez eztabaidan mesedez inork ez du parte hartzen bale beste barik esatea

epaitegiaren independentzia prozesuak bermatzen du bermatzen du nork aukeratzen dituen aztertu behar dituen

legebiltzar taldeak eskatu dugu nor gura dugun auditatu daitela bermatzen da taldeak auditoreak profesionalak direlako bermatzen da presidentea eta konsejeroak legebiltzar honek aukeratzen dituelako demokratikoki gehiengo absolutuaz aukeratuta daudelako kontrola eta garantiak bermatzeko sistemak dituelako

egitea lan bat daukagu eginda guk gure ekimenetan esaten genuen gure ustez bidea da

abstentzio eta ezezpen arloak indartzea esatea

politikoa alde batera utzita edozein kasutan badiogu gure asmoa dela hobetzea ahal den neurrian lege hau horretarako berba egiteko prest gaude eta espero dugu

aldaketak adostasun politiko zabal bategaz egin daitezela eta benetan guztion onerako izan daitezela eta ez kalte politikoa egiteko eskerrik asko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

abenduaren hirua euskadiren eguna izendatzeari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

daukazue jaurlaritzaren irizpena eta besterik gabe eztabaidari ekingo diogu

eh bilduz gain elkarrekin podemos gainontzekoak explicación de voto

urizar jauna eh bildutik zurea da hitza

berriz ere gai honekin ez gatoz ere legealdi honetan lehendabiziko aldiz espero dezagun azkena izatea zeren eta aurrekoan ere tokatu zitzaigun

egunaren inguruan hainbat alditan hitzartzea edo gaia hona ekartzea

lehen aldian eh bilduren ekimenez interpelazio bat aurkeztu genion

eta erantzuna ezezkoa izan zen dirudienez alternatiba ez genuen planteatu eta alternatiba planteatu ez genuenez horrek arazoak sortzen zituen

ez zen egon borondaterik ezta ere adostasun batetarako

lege proposamen batekin urriaren hogeita bosta bertan behera gelditzeko

orduan bai aurrera atera zen gutxienez aintzat hartu zen eta bukaeraraino joan zen orduan bai egon zelako

argi zegoen edo argudio berririk gabe ere argi zegoen bazegoela borondate politikoa urriak hogeita bosteko jai egun hura bertan behera uzteko guk

hasiera batean jaurlaritzak eskatu bezala alternatiba planteatu alternatiba planteatu uste genuelako aukera bat galtzen ari ginela eta uste dugulako orduan aukera galduko genuela hau da gizartea batzeko balioko

jaiegun bat finkatzea ez genuen lortu eta

jaiegun horrek balio izan duela bi gauzetarako edo eta lan egutegian dauden hutsuneak betetzeko

gobernuari urtean urtean bururatzen zaizkion

guretzako harago joan behar du edo izan behar du egun horrek balioa eta horregatik hiru urte geroago bertan gaude berriz eta oraingoan ere

eta proposamen argi batekin jaieguna izan dadila abenduaren

bi arrazoi nagusigatik lehenik eta behin jakin badakigu euskal herria eta erkidego hau anitza dela errealitate desberdinak bizi ditugula

bakoitzak bere errealitate desberdina daukala azkenean ingurugiroak eta bertako kultura desberdintasunak sortua baina jakin badakigu ere

desberdintasun horien guztien gainetik dagoela eta guretzat ondare hori euskara da euskara da eta guretzat euskal

ez naiz sartuko ez dudalako orain asmorik balorazio sakonetan egitea edo euskarak historian zehar jasan dituen inposizio eta bortxak edo euskaren papera nola gelditu den baina argi dagoena da

euskara izanik euskara dela euskal herritarron batasuna sinbolizatzen duen

eta uste dugu horregatik ezin aproposagoa dela

bizkaitar gipuzkoar eta arabarren jai egun ofiziala baina beste baldintza bat ere badago eta beste baldintza da euskara beraren egoera euskarak esan duen bezala iraganean mehatxu asko jaso ditu iraganean desagertzeko zorian egon da

dagoen ez arren babesa behar du oraindik ere zoritxarrez

zaigun zerbait unescok aurreko urteko abenduan bertan

hizkuntzen mundu mailako mapa barruan sartu zuen euskara

mehatxatuen barruan datu objektibo bat da

baina oraindik egoera normalizatu batera heltzeko asko falta zaio aurreko egunean miren larrionek komentatzen zidan euskal herriko unibertsitatean beti izaten dela eztabaidagai

izango duten egoerak baldintzatuta baina zalantza bat ere ez dutela izaten ikasketa lerro batekin hau da euskal

eta argi daukate ikasle bakar bat izanda ere hori mantendu behar dela zergatik euskara propioa delako gurea daukagulako eta mantentzea zaintzea eta hauspotzea guri dagokigulako

maite dugulako baina nahi dugulako euskara lehen lerroan jartzea

atera eta normaltasunez bizitzeko hizkuntza izan dadila besterik ez oso sinplea baina horretarako ere uste dugu

euskara eta gure esku dauden tresna guztiak erabili behar ditugula

beraz horregatik ere uste dugu ezin hobea dela

eguna izan dadila erkidego honetako jaiegun ofiziala

hau aintzat hartzeko proposamen bat besterik ez da espero dut bankada guztiaren hemiziklo guztiaren babesa izatea zeren eta hemen gauden talde guztien aldetik

ondasuna dela eta euskara babestu behar dela beraz uste dut modu normalean eta eskertuko dut aldeko

eskerrik asko urizar jauna martínez hierro jauna elkarrekin podemosetik

egun on legebiltzar buru andrea

alde bozkatuko dugu ez naiz luze arituko honen inguruan ezta ere nahiz eta

eta bai legearen edukiaren alde jotzeko arrazoi bakarra behar dugulako

lehenik eta behin elkarrekin podemosen iritziz bada garaia euskadiko

den batekin egiten den joko politikoarekin bukatzeko

urtero urtero entzun behar dugu eztabaida berbera eztabaida esterila ere askotan jaurlaritzak egun

data finkatu behar duen momentuan eta egun honen inguruan adostasunera heltzeko momentua da badugu hemen aukera handia hau lortzeko

eguna euskara da euskaldun egiten gaituena eta euskal herriari euskararen herria ere esaten zaio hori horrela izanda zalantzarik gabe euskara gure altxorrik preziatuena da euskaldun guztiek elkarbanatzen dugun ondarea

ez jabetu eta herri garen aldetik geure nortasunaren zutabeetako bat da ere euskara ez da hizkuntza soila herri nortasuna ere bada hala ere euskarak geure laguntza behar du horregatik gure eskuetan dago etorkizunean euskal herria euskalduna izatea

aldarrikapena merezi du eta abenduaren hirua euskararen nazioarteko eguna euskal gizartearen erreferentzia eguna bihurtzea

jaiegun bihurtzea gure hizkuntzari beste bultzada bat emateko balio duela uste dugu nahiz eta alderdi batzuek euskara

beraien onura politikorako egia da ere euskararen

defentsa gizartean adostasun handia eta adostasun osoa duen premisa bat dela adostasuna hau oinarri bezala hartuz

eta horrela euskadik duen gabezi historiko galanta konponduko genuke behin betiko beraz azaldutakoa dela eta alde egingo dugu tramitazioaren eta ondo ikusten dugu ere egiten den euskadiko egunaren proposamena

jaiegun propio bat falta da hasieratik eta ez da

gure ustez euskararen inguruaren dagoen adostasuna aprobetxatu eta indartu beharko genuke euskararen eguna jaieguna bihurtuz eskerrik asko

eskerrik asko martínez jauna kontrako txandara pasatuko gera sémper jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sémper jauna beno lehenik eta behin egia da euskara euskal herriko

eta horregatik denon ardura da lehen komentatu dudan unescok

hizkuntzetatik ateratzea gomendio bat emango nizuke ezta euskararen inguruan genero arazoak ez dira egoten euskararen inguruan orduan euskara erabili ezkero ez dago hor debate hori ez daukazu

erabiltzeko hala ere beste asko daude baina hori bat zalantzarik gabe

egia da beno ondarea denena dela hori onartzen dute nik uste dut ganbera

eta hori baita gure ustez denon puntu amankomuna ez da gernikako estatutua ez da gernikako estatutua eta nik esango dizut nik ordezkatzen dudan alderdiak hasiera batean alde zegoen nola ez gure

bera izan zelako baina gehiengo zabal batek

ez zela bete eta hori gainditu beharra zegoela eta ordutik ezin gaindituz gabiltza

oztopatuz beraz izan daiteke akordio puntu bat baina guretzat

nagusiagoa da mendeetan zehar gure izaera nagusia

gure ustez edo gure esfortzuak balio badute ere estatutua izan daiteke

baina guretzat euskara hori baino puntu amankomun nagusiagoa da eta guretzako printzipala da nagusiena da

eskerrik asko urizar jauna martinez jauna sémper jauna bai
labur labur presidente andrea

botoetara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa hamazazpi contra hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da aintzat hartzea lege proposamena jarraian boto azalpenari emango diogu aukera alderdi sozialista andueza jauna zurea da hitza

eta euskararen egunean ospatzea proposatzen gaitu lege proiektu honen bidez barkatuko didazue baina euskal sozialisten dago euskararen eguna euskadiren egunarekin nahastea euskarari eta bere egun handiari mesede gutxi egitea iruditzen zaigu euskarak

noski baietz euskaldunak garenoi eta baita ere erdaldunak

egin dutenei eta baita ere nahiz eta erdaldunak izanda

zieten gurasoei euskara gure kultura gure izaeraren eta gure nortasunaren parte garrantzitsu bat da baina ez da osotasuna euskararen eguna eta euskadiren eguna egun berberean ospatzeak euskararen egunaren eragina gutxitzea dela uste

esango nuke euskararen eguna eta euskadiren eguna egun berberean ospatzeak euskararen ondarea

gure abstentzioarekin bide ematen diogu debateari nola ezin dudan eztabaidatu halako

baina garbi daukat funtsean ekimen honek eusko alderdi jeltzaleari

deserosotasun bat sortzea euzko alderdi jeltzaleari ze antzeko ekimen bat

exito bidean jarriko baldin bada partekatu izan behar da partekatu izan behar da besteak beste gainontzeko talde parlamentariokin eta baita era nagusienarekin ez da hitz erdi bat ere

izango dugu eta horren lekukotasuna

antzeko ekimen bat aurkeztu izan banu hemen bihar bertan

nafarroako erregistroan beste ekimen bat aurkeztuko nuen esanez baita ere nafarroan

eguna delako edo bitako bat ez dut uste hori gertatuko zenik edo bakarren batek ekarriko luke honantza erkidego autonomoko gehi nafarroako

eduki genezan hemen erkidego autonomoan san francisco javier jai izatea

salvadorren zioenez herria da gorputza

eta jakina hizkuntza bat herri baten bihotza dela baina herri bat beste zerbait gehiago ere bada eta

bere eguna izan duela aberri eguna nahiz eta jaiegun laborala ez izan nahiz eta egutegi ofizialean ez egon

edo nahiz eta lege propio bat ez eduki baina badu beste helburu bat eta nik argi eta garbi esan nahi dut guk debateari ekingo diogu baina guretzako euskadiren eguna da aberri eguna izan da da eta izango da

euskadi ez da akronimo bat euskadi ez da eae beste zerbait bada

antzematen da gehiegi antzematen da lehen esaten nuen gorputza eta bihotza jakina baina

arima ere bai historia borondatea etorkizuna euskadiren eguna guretzat

horri lotuko gatzaio debatean eta bakarren batek agian pentsatu edo birpentsatu beharko du zergatik aurkezten duen ekimen hau hemen eta ez nafarroan koherentziaz

eta leialtasun osoz ekingo diogu debateari ponentzian eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako legez besteko proposamena euskadiko autogobernua eguneratzeko ponentzia bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko

euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko pastor jauna zurea da hitza

azken legealdia hamargarren legealdia aipatu duen bezala pastor jaunak

eta bere lanak burutzeko erabili genuen irakurketa ezberdinak egon dira behar adinako abiaduraz jokatu ote genuen

gauzak horrela garbi dagoena da legealdi berri honen hasieran behintzat badagoela lan bat

alderdi politiko bakoitza talde parlamentari bakoitzak jarri du mahai gainean idatzita berak nola ikusten duen bai iraganeko azterketa eta etorkizunari begira oinarri eta printzipio berriek zeintzuk izan beharko luketen eta momentu honetan

hori bi mila hamaseigarrena

gure talde parlamentarioak egin zuen halako saiakera bat legealdia amaitu aurretik oinarri guzti horien azterketa egin ondoren

eta momentu honetan bi alderdi politikoak bi talde parlamentariak gobernuari sostengua ematen diogun bi talde parlamentarioak aitortuaz

eta guztiok hori jakin badakizue

proposatzen duguna da azterketa guzti hori kontutan edukita ekarpen berriak nola ez aztertuta ahal den kontsensurik zabalena aurkitu nahian baina betorik gabe kontsensu zabalena bai baino betorik ez oinarri

finkatzea alderdi politiko bakoitzak bere proposamena garbi dauka orain beste garai batean sartzen gara eta guk hala pentsatzen dugu eta proposatu ere

gure oinarriak ezagunak dira hamaika oinarri dira guk pentsatzen dugu oinarri eta printzipio horiek garbi jarri ondoren

azkenean guztion proiektua izan behar duen horrek gizartearen parte hartze gehiena ere eduki dezan hala dago jasota gure proposamenetan

beste erakundeekin tramitazioan eta negoziazioan sartu aurretik galdeketa agintzaile bat ahal bada ere egitea azkenean herritik datorren herri ordezkaria baldin bagara eta herriak herritarren

proiektu hori baita ere herritarrek ebatzi dezaten zer dioten proiektu horren inguruan horiek dira gure zutabe nagusiak

nik esango nuke akordioaren bila ibili garela osatzeko garaian ez luke behintzat

batzorde bat antolatu eta osatzeko garaian esatea

hau da autogobernu batzorde bat edo dena delako beste batzorde bat osaketa berak

norberak bere ñabardurak jartzen ahalegintzen denen

horren posizioa ba urrutiratu egiten du edo gerturatu kasuetan eta bueno akordio zabalago bat nahi genuen ponentzia osatzeko garaian

pentsatzen dugu zintzo egin dela esfortzu hori eta guzti horren emaitza

bere fase ezberdinetan azkenean herritarrei proiektu bat aurkeztu behar diegu herritarrek beraien

herri honen borondate politikoa gaurkotu dezaten eta gaurkotze prozesu horretatik azkenean herriaren eta euskal herritarren

asmo eta nahiak errespetatuak izan daitezen gure helburua hori da autogobernua eguneratu herri izaera aitortu erabakitzeko eskubidearen eskutik paktu berri bat hitzarmen berri bat

eta azkenean herritarrek edo herriak izango duela hitza eta erabakia hori da funtsean guk batzorde hau antolatzeko

azaldu nahi duguna berriro ere aipatuz ahalegin bat egin dela gehiengo zabal baten bila eta esango nuke ia ia lortu dugula zabalagoa izatea gelditu dela eta nahikotasun nabarmen batekin ere eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko sémper jauna eh bildu taldearen ordezkaria iriarte andrea zurea da hitza

buru andrea legebiltzarkideok egun on erabakitzeko eskubidea

demokrazia eta giza eskubideen errespetua

sortutako paradigma baten nolabaiteko gainditzea da autodeterminazio eskubidearen gainditzea eta zertan gainditzen du ba urrats nabarmen eta garrantzitsu bat ematen du

oinarritzen delako sistema demokratikoetan herritarrek dutelako eskubide hori eta demokrazian sakontzen duelako horregatik

no tengamos miedo a la democracia euskal herriak bere buruaren jabe izan behar du eta horretarako gainera

etorkizunaz hitz egitean beraz ez dago zertan mugak jarri euskal herritarren borondateari ez dugu inolako uztarririk behar eta are gutxiago ez ditugu uztarriak erosi behar hiriak aurretik hori inozoenak ere

gaur hemen bozkatuko dugun testua aurretik genuena baino hobea dela iruditzen zait eta guztion egin dugu gainera ahalegin bat horrela

eta nahiz eta azkenean ez dugun erabateko adostasuna lortu iruditzen zait egin dugun ariketa oso ariketa positiboa izango dela eta aurrerantzean ere egin behar dugun lan guztietan nolabaiteko gidari izango dugula baino gure ustez ez da nahikoa

cuál es la mejor entre todas euskal herria bildu gogotik saiatu da demokraziaren printzipioa azpimarratzen ponentzia honen hasieran eta euzko alderdi jeltzaleak psek eta podemosek beste kontzeptu

tartean ordenamendu juridikoaren errespetua eta guk uste duguna da errespetatu behar duguna gauza guztien gainetik herritarren erabaki demokratikoa dela euskal herria bilduk bere aldetik ere ezarri zitzakeen

independentziaren aldeko jarrera jorratu behar dugula edo euskalduntzeak izan behar duela ardatz nagusietako bat

oinarrian izango duen erakunde etxe bat izango dela jarraian izango duguna baina horiek denak esan genitzakeen arren

emaitzak izango direla izatekotan horiek guztiak mahai gainera ekarriko dizkigutenak eta helburu bakarra izan behar duela herritarren eskubide

erabakitzeko zilegitasun demokratikoa daukate muga herritarrek demokratikoki adierazi

izan behar delarik hori guztia esan genuen eta uste dut hori guztia esateko gai izan behar dugula aurrerantzean ere luze teorizatu genezake demokraziaren balioaz baina oinarrian bi printzipio ditu gehiengoak erabakitzen du gutxiengoak erabat errespetatuz

beto eskubidea ezarri nahi izaten duela gutxiengo batek hainbat eta hainbat kontzeptu ezarri nahian aurrera egiteko zailtasunak jarriz eta honek guztiak nakar egun hauetan

sailburuek egin dizkiguten adierazpenetara eta nola esan diguten zer nolako mugak aurkitzen dituzten eskuartean dugun ordenamendu juridikoan

erkoreka jaunak ez dago orain une honetan baina eskatu zion legebiltzar honi erresistitzeko esan zigun pie en pared jartzeko eta guk erantzun genion pie en pareden bi hankak lurrean jarriko ditugula

ibili egingo garela herri hau merezi duen tokira emateko euskal herritarrei

ongi bizitzeko behar dituzten baldintza guztiak emateko herri honek ezin du dependientea izan

eta ezin ditugulako guretzat eta gure seme alabentzat behar ditugun baliabide guztiak izan

nire ustez da hain zuzen ere eztabaida honen guztiaren erdian herritarren erabakitzeko eskubidea eta haien eskubide demokratikoa defendatzea guk ponentzia honetan lan egingo dugu eta ez dugu

aurre baldintzarik gabe lan egingo dugu uste dugulako herritarrek erabateko

uste dugulako euskal gizon eta emakumeek merezi dutela euskal herria europako gainerako herrien parekoa izatea ez dute gutxiago merezi

izateko mila esker eskerrik asko iriarte

aipatu bezala ba tonoa eta bakoitzak bere disposizioa azaltzen duela

aurrekinetan eta aurrebaldintzak bezala ikuste diren horietan

nik ez dut uste inork baldintzatu dezakeenik

nik aipatu dut kontzentzuaren bila bai jardungo dugula ahal den kontzentzurik eta akordiorik zabalena baino betorik gabe eta gehiengo demokratikoa gehiengo demokratikoak dira

diskurtsoa nik uste dut diskurtsoa ganbara honetatik kanpo situatzen duzula

lanetan espainiako gobernuaren irudia iritzia ekartzen duzu eta beti jakin nahia

ez dela legezkoa ez eta agian gerta dakizuke zuei ere

berak bere sistema dauka bere iritzia dauka eta ondorioz gertatu zaiona eta gertatzen ari zaizuena nik uste dut hori begiratzeko modukoa dela

katalunian eta euskal herrian edo euskadi autonomo honetan kasuan pp alderdiari gerta dakiokeena ez zaiola

eta ikusi nondik norakoa botoetan berak beste deseinua bat dauka

gonbite egingo nizueke sartzeko batzorde honetan ez itxoiten egoteko a ber bestek zer esango duten edo zer idatziko duten burua pixka bat ireki einstenek esaten zuenez que

legedi eta aipamen horiek ez garbi dagoena da gehiengo demokratikoari

lehentasuna gehiengo demokratiko horrek eskatzen duela bide bat eta guri dagokigu ahalbideratzea guzti hori eta lege bihurtzea baina

dagokiguna da erresistitzea ba ongi etorri erresistentzia horretara

nik uste dut gaur egun etorkizunari begira autogobernuaz ari baldin bagara nahitaez eta lehenengo pausua izan behar du gaur indarrean duguna defendatzea

eta espainiako gobernu ezberdinak husten saiatu diren gernikako estatutuak bete betean

husten saiatu diren horien aurrean tinko erantzun behar dela ez du balio prospekzio bat egitea etorkizunean zer izan nahi dugun

zergatik ez da koherentea izango horregatik bai da ariketa politikoa

gutxieneko eskubide sozialak ekonomikoak politikoak norbanako eta giza eskubide kolektibo horiek ere gure herri proiektu horretan txertatzea eta herri borondatea izan dadila

nolabaiteko estazioa herritarrek erabaki behar dute

zer elkarbizitza mota nahi dugun espainiarekin

gehiengoaren nahia ahalbideratzea eta horretarako

funtsean daukagun eztabaidarik handiena alde batetik gehiengo demokratikoak berezkoak duten zilegitasun hori non gelditzen da legediaren gainetik edo behetik

izan behar duela legedia horretara egokitu behar duela eta ez alderantziz eta erresistitu behar baldin bada

edo bitan edo dena delako momentuan baina aurrera egiteko asmo horrekin nik pentsatzen dut dauzkagun otar txukun bat egin dezakegula gure esku egongo da datozen hilabete eta garaitan proiektu politiko berri hori ondo garatu ala ez guk behintzat gure
asmoa borondatea eta lana horretara dedikatuko dugu eskerrik asko
egibar jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkariak martínez jauna zurea da hitza

baita ere motz nik uste dut ia dena esan dugula jada gaur lehenik eta behin eskerrak eman tonuagatik

eta baita ere euskal herria bilduri nahiz eta akordioan ez egon jakin badakit ahaleginak egin direla

ariketa oso interesgarri bat egin dugu honaino heltzeko eta gutxienez aurre puntu on bat jarri dugu mahai gainean eta ikusi dugu ahal dugula ahalmena gutxienez

honetan ez bakarrik ponentziaren sormenari buruz hitz egiteko baizik eta oinarri txiki batzuei buruz hitz egiteko azkenean gaur hori zen

ponentzia hau sortzea ponentzia horri abiapuntua ematea

eztabaida guztiak bermatzeko hainbat minimo

gai guztiak zabal eta autogobernuaren perspektiba zabala hor presente egongo dela

honetan beraz gure ustez hori lortu egin da

ponentzia honetan eta horra eramango dugu gure testua beno ia alderdi guztiok ahalmena izan duzue zuen testua eramateko eta guk noski ere

lehenbailehen eramango dugu lana egingo dugu

eramango dugu eta gure proposamena ere jarriko dugu

ponentzia honetan berriro ere proposamen horretan aurrean azaldu ditudan puntuak egongo dira bai

eta baita herri honen erabakitze eskubidea

aurrera jotzeko tresna demokratikoen garapena y por último ya señor sémper

euskal talde popularren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

interesgarri bat egin dugula alderdi politiko eta formazio ezberdinen artean gaurkorako adostasun bat erdiesteko ez da posible izan ikusi dugun bezala

betorik gabe esan didazu egibar jauna eta halaxe nahi genuke hasi bide hau zuk behin eta berriz esan duzu euzko alderdi jeltzaleak eta euskadiko alderdi sozialistak gobernurako itxi duzuen akordio honetan zuek eskuak libre dauzkazuela jarri martxan sin manos hori

decidir mejor hitzak ez dira nahikoak hitzek esanahia izan behar dute atzean ez da nahikoa hitz batzuk idatziak agertzea

ez baldin bada horrela ez dute ezertarako balio gu ponentzian egongo gara naiz eta gaurko akordatutako testu honen aurrean abstenitu egingo garen

herritarren beharrak eta herritarren bizitza hobetzeko lan egingo dugulako etengabe guk hitz hori eman genien gu bozkatu gintuzten herritarrei eta hitz hori betetzen saiatuko gara

ez da erresignazioa erresistentzia eraikuntza da eta erresistentzia etorkizuna da eta etorkizuna da

herri honetako gizon eskubideen erabakitzeko eta

zentroan egotea eta hori izatea helburu bakarra eta goi eta sabai bakarra gainerako guztia gaur egun eskuartean daukaguna izan ordenamendu juridikoak eta gainerakoak dira

eratorritako eta etengabe herri honen eskubideak murriztu dituzten ordenamenduak beste ordenamendu batzuetara begiratu beharko dugu
esanda bezala gure erresistentzia herri honi etorkizuna eta erabakitzeko eskubidea ematetik eta aldarrikatzetik etorriko da eskerrik asko guztioi eskerrik asko iriarte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

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

lanbide euskal enplegu zerbitzua erreformatzeko plan bat egiteari buruz elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena lanbie euskal enplegu zerbitzuaren erreformari buruz

garrido andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko garrido andrea zurea da

mesedez isiltasuna bai eskerrik asko presidente andrea

lehendakaria beti debate hauei buruz hitz egiten dugunean ez da egoten behintzat debate hauen hasieran espero dugu gero etortzea egun on

herritarrak kezkatzen dituen gaiekin ireki nahi izan du legealdi hau eta denok gogoratzen dugun bezala aurreko osoko bilkuran

gizarte laguntzen sistema aldatzeko hain zuzen ere gaur lanbideren erreformaren proposamena berri bat eztabaidatuko dugu

público debate hau proposatzen dugu aurrekoekin batera kalean dauden gaiak direlako eta herritarrak kezkatzen dituztenak direlako

del gobierno galdera oso argi da zer egin du euzko alderdi jeltzaleak azkeneko lau urteotan orain dela lau urteko

ganbara honetan aurkezteko aurreko lau urteotan zerbait egin izan balitz

orain dela asko euzko alderdi jeltzalearentzat lehentasuna izan behar zuena orain ez da konpondu

jarrita hausnarketa sakona hori egiteko eskatzen dizuegu gai honen gainean honi buruz eta zuen gain hartzeko gaiaren ardura

a favor besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

kaixo guztioi eskerrik asko lehendakari andrea legebiltzarkideok sailburuak

indarrez hasten ari garela nabaria da hiritarrak benetan kezkatzen dituzten gaiak eztabaidatuz bozka gaituzten horien guztien ordezkari garen neurrian

benetako enplegu zerbitzu eraginkor eta egokia izateko indarrez egingo dugu lan zalantzarik gabe lanbidek erreforma sakona eta premiazkoa behar du

ez gara ez koherenteak ez bidezkoak izango ez ditugu ez legeak ez itunak beteko eta ez dugu gure jendea babestuko lanbidek orain arte bezala jarraitzen badu bide berbera jarraituz prekarietate eta

etorkizun okerragoa besterik ez dugu izango besterik gabe eskerrik asko
eskerri asko guanche andrea zuzenketak aurkeztu dituzten txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideak sailburua egun on

hainbestetan ibili izan den gai baten inguruan aritzea tokatzen zaigu gaur lanbideren eztabaida tokatzen zaigulako nik ere bat egiten dut garrido andreak

helburu nagusi duen gobernuko lider nagusia urkullu jauna horrelako debateetan bestelako gai batzuetan aritzea baino

legealdi honetan ere lanbide euskal enplegu zerbitzua erreformatzeko eta modernizatzeko konpromisoa

jaurlaritza berriak ez da konpromiso berria lehengo legealdian ere hartutako konpromisoa zen hau baina ahaleginak ahalegin gauzatu ez dena

artolazabal sailburuak bere agerraldian orain lau urte aburto sailburuak eginiko

terminoak antzekoak ziren lanbide berritzeko eta hobetzeko bere asmoa

ea oraingoan bai oraingoan erronka honi heltzeko moduan dagoen jaurlaritza berria eta ea erronka horri

hori litzake gure gogoa azken egunetako agerraldietan

marko berri bat eraikitzera goaz eta marko berri baten eraikuntzan konprometitzeak lehen momentutik aldaketarako agenda bat martxan jartzea

orokorra eta arlokakoa izango dena baina aldaketa agenda potente bat eraikitzea tokatzen da hortaz

estatu berria sortzeko bide horretan bizigarriak desiragarriak diren bizi baldintzak bermatzeko politika publikoak eragitea egokitu zaio jaurlaritza berriari bizitzapena merezi duten bizitzarako baldintzak sortzea eta horretan

funtsezkoak dira artolazabal sailburuari aurreko agerraldian azaldu genion bezala eta azaldu genion baita ere bide horretan pertsonak

alboan izango gaituela kalitatezko enplegua sortzea da herri bezala dugun helburu sozial potolo horietako bat

ezinbesteko pieza bat da lanbide inolako dudarik gabe lanbidek estatu berriaren eraikuntzan enplegurako euskal sistema publiko

ezinbestekoa da publikoa sendoa erreferentziala eraginkorra eta gardena den enplegurako zerbitzu bat nahi dugu guk

dugu guk asmo eta bide horretan berriz esaten dizut artolazabal andrea ondoan izango gaituzue lehengo ostegunean el mundon emandako elkarrizketa batean lanbideren erreforma iragarri zuen artolazabal sailburuak eta esaten zuen

nolabait onartu zuen sailburuak berak baietz bere bidetik

lanbide azken denboran iparra eta norabidea galduta dituela

askotan onartu duzuen moduan diru sarrerak bermatzeko errentak era konprometitu batean jarri du lanbide

oposiziotik eginiko kritikak aipatzen dira sarritan baina egia esate aldera kritika gordinenak barrutik etorri zaizkio lanbideri eta hori ere kontuan hartu beharko du jaurlaritza berriak behin eta berriro esan dugu guk

bitartekaritza orientazioari dagokion lanbidek aurkezten dituen emaitzak oso eskasak barne mailako gatazka garrantzitsuekin

kexa eta kexa izugarri pila erabiltzaileengatik egia esan ia ia bere sorreratik dago gatazkan murgilduta eta ez dira gutxi izan behar duen enplegurako zerbitzu eraginkor eta erreferentzial hori

luze egon gintezkeen gaur lanbidek dituen disfuntzio eta zailtasunez hizketan luze erabiltzaileek agertzen dituzten kexa horietan zailtasun horietaz

adierazten dituzten arazoetaz baina uste dugu gaurko gaia ez dela hori erreforma hori

eta uste dut aho batez onartua dugula denok erreforma nola egingo den zehaztea dagokigu gaurkoan beste guzti horietaz

uste dugu luze hitz egiteko aukera izango dugula prestakuntza orientazioa eta bitartekaritza izan behar dira lanbideren funtsezko ekinbide

lanbidek eta hortik oso urrun dago momentu honetan eta horregatik da hain garrantzitsua adostu nahi dugun eztabaida

ez dugu disfuntzionaltasunen inguruan eztabaidatu nahi gaur

ez genuke horri buruz hitz egin nahi gaur gaur egingo den erreforma hori izango den edo ez eztabaidatu nahi dugu horregatik ikuspegi eta asmo horrekin saiatu gara egun hauetan akordio bat bilatzen

oinarriak ezartzen guretzat premiazkoak ziren bi ikuspegitik batetik lanbideren inguruko diagnostiko konpartitu bat egitea zen gure lehenengo premisa horietako bat eta bigarrenik

orri bat adostu ahal izatea denon artean eragileekin gai hauetan arituak

erabiltzaileekin langileekin sindikatuekin denekin egin behar duen bidea egiteko izan behar duena izateko denon lana behar da lanbideren inguruko eztabaida hau denon herria denon artean eraikitzen delako lanbide non dagoen eta nola dagoen definitu behar dugu denon artean zer den eta zer izan behar duen funtsezkoa da erreforma horri heltzeko beharrezko dugun egoeraren

eta nolabait adostasunetara iristea zentzu honetan autokonplazentzia gehiegi entzun dugu egun hauetan normala da baita ere bakoitzak berea defendatu nahi izatea baina uste dugu hortik atera egin behar dugulako momentua ezin hobea da

marko berri bat eraikitzera goaz aldiero adierazten digute bere lanerako prestutasuna legebiltzar honetan dauden talde politikoek ere adostasun batez ikusten dugu erreforma behar hori

bakoitzari bere arduratik zuei zuenetik eta guri gurenetik

ebaluazio pila bat dauden lanbideren inguruan egin direnak

toña sailburuak bere garaian iragarri zuen hura eta gauza da

diagnostiko bat gai hauetan aritzen direnek ere badutela diagnostiko hori bertan jar ditzagun denak mahai gainean eta ekin diezaiogun lanari landu dezagun eta

lanbideko langileekin arartekoarekin gai honetan interesa duen ororekin adostu dezagun bide orri hori adostu dezagun erreformarako plan hori identifikatu ditzagun zein erreminta behar dituen lanbidek eta

lanbidek behar duen erreforma hori egiteko azter ditzagun gauza guztiak eta ireki ditzagun eztabaida guztiak gardentasunez eztabaidatu dezagun

edo ez nik bukatu nahi nuen esanez uste dugula

ulertzen dut maila batean gobernuaren lana konplikatu egin dezakeela akordio horrek

datorren erreforma horri heltzeko oinarri onenak ezarri ditugula uste dut firmeki eta horretan

termino horietan bidelagun izango gaituzu artolazabal andrea

datorrenari heltzeko baino aipatu nahi nituen momentu honetan lanbideko orientatzaileak oso egoera kezkagarrian daude eta funtzionarioen leku aldaketa

kolokan geratzen da hainbat orientatzaileen lan profesionalaren etorkizuna zinez espero dut gaurkoan adostu dugun bide hori

izan dadila aukera bat orientatzaileen auzi hau ere soluzionatzeko mila esker eskerrik asko kortajarena andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi berriro ere ez da gauza txikia denok

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi zalantzarik gabe gobernu honen lehentasuna enplegua da gaur ganberan

badirudi legebiltzar taldeen kezka nagusienetakoa ere hori dela bai gobernua

taldeona bai oposiziotik sustatu eta kontrolatzen

dutenena zalantzarik gabe lehentasun partekatua lehentasun hori bi erronkan gauzatzen da langabezia tasak ehuneko

behera jaistea eta enplegu hobea lortzea

eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

retoques eta erreforma egin behar da bai kortajarena

integrala eta sakona eta horrexegatik alderdi popularrak proposatu du erreforma eta plan erreforma berezi hori euzko alderdi jeltzaleak eta urkulluren gobernuak aurreko lau urteotan ez duelako ezer egin

eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko guanche andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriz ere bueno nik laburrean erantzungo det ze gure taldearen postura gai honen inguruan oso argi geratu dela baino bai esango

aiartzari ni ez naizela enredatuko datuetan lanbidek eskaintzen dituen datuak begiratzen diren lekutik begiratuta ez dira pozez inon ateratzeko modukoak eta konparazioak ere

finlandiara begira aritzen gara eta lanbideren kasuan eta enplegu gaietan

estatuko enplegu zerbitzu onena izatearekin

eta garrido andreari esango nioke bat egiten dugula pena bat dela

ez egitea talde popularrak ze nik ere uste dut sakoneko erreforma bat behar duela lanbidek

hasiko deskribatzen zeintzuk izan daitezkeen batzuk besteak

iruditzen baino arituko gara eta arituko gara luze eta sakon

publikoa sendoa erreferentziala eraginkorra

eta gainera pertsona bakoitzaren beharrei erantzungo diena pertsonak erdian jarriko dituena erreferentziala eta arro egoteko modukoa
izango den hori eta horretarako lanerako prest gaituzuela ez dut beste ezer esateko eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea

sobre todo para los parados y paradas de este país eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehenik euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka bederatzi boto

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bederatzi abstentzio beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

giza eskubideen arloari dagokion batzordean euskadin memoria eta bizikidetza lantzeko ponentzia bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko pastor jauna zurea da hitza gracias

etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa da iragana ondo ezagutzea bere historia ezagutzen ez duen herriak

arriskua dauka eta guk eraikin sendoa nahi dugu edozein eraikin zutabe sendoak behar ditu eta bizikidetza eraikitzeko

ondo dakigu hori gure herri honetan hamarkada latzak pasatu izan ditugu indarkeriaren eraginez horrek zeharo baldintzatu egin du gure bizitza

gure eztabaida politikoa eta gure erakundeen ekimena aurreko legegintzaldietan

ezer baino lehen biktimak aitortu eta erreparatzeko terrorismoa pil pilean zegoela ere biktimak aitortzeko

honek eredu egiten gaitu munduan zehar bortxakeria politikoa jasan duten beste herri batzuekin alderatuta legegintzaren ikuspegitik bi mila zortziko ekainean eman zuen edo eman genuen

terrorismoaren biktimak aitortu eta erreparatzeko legea onartu genuenean adostasun zabala lortuz gero

oroimena eta bizikidetzaren alorrean lanean jarraitzearen beharra argi zegoen bakea ez baita soilik

hori horrela memoria bizikidetza eta giza eskubideen institutua sortu eta martxan jarri genuen eta aurreko legealdiaren amaieran gehiegikeri polizialen biktimak aitortu eta erreparatzeko legea egin genuen hala ere elkarbizitza normalizatzearen arloan lan egiten jarraitzea beharrezkoa da oraindik ere zain dauden

aurre egin behar zaie eta armagabetu eta behin betiko desegin espetxe politika egokitu

aukera kalkulurik gabe guztion onerako den etorkizuneko bizikidetza bilatzeko beharrezkoa da

eta gutxieneko etiko bat onartzea eztabaidaezina dena aitortu beharra dago indarkeria eta terrorismo oro injustua izan zela

bizikidetza printzipio sendoetan oinarritu behar da memoria biktimekiko errespetua eta giza eskubide guztien defentsa

entzun batzen gaituenari eutsi eta etorkizuna gogoan dugula lan egin construir la convivencia con memoria

ahalegindu bagara ere ez dugu aho bateko akordioa lortu

baina bai akordio zabala legebiltzar honen gehiengo oso handia ordezkatzen duena ponentzian

eta hori da aurrera egiteko giltza norberaren helburua ez da hasierako baldintza izan behar eta hori da aurrera egiteko giltza ponentzia elkarrizketarako eta akordioak bilatzeko espazio bat da gure eztabaida leku naturala

partekatua bat ez etortzeko eta aurrera egiteko espazioa eztabaidatzeko eta adosteko lekua guztioi irekita dagoena aurrera egiteko lekua ausardiaz etorkizun baketsu eta bizikidetsua eraikitzeko hori da guztiok nahi duguna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

mila esker tejeria andrea egun on urkullu jauna legebiltzarkideok hasteko

por ellas y por sus familias gaur hitz egin nahi dizuet memoria eta bizikidetza ponentzia honetaz eta ponentzia honen garrantziaz batez besteko proposamen honetan giza eskubideen

batzordean bake kultura sendotzeko aurrera eraman beharko ditugu hainbat egitasmo horretarako

talde parlamentario guztien artean ahal dugun

lortu behar dugu terrorismo eta sorrera politiko duen indarkeri mota guztiak deslegitimatzeko biktima guztiak aitortzeko

beste espetxe politika bat lortzeko noski

bakea askatasuna eta giza eskubide guztiak errespetatzeko ponentzia honetan gure historia hurbilean bizi izan ditugun

mahai gainean ipini behar ditugu ezagutu idatziz jaso ikertu eta behar diren neurri juridiko politikoak

legealdi honetan elkar ulertuz besteen azalean ipini ea kide guztiak gai garen hau guztia berriro ez errepikatzeko

eta jendearen zerbitzuetara gaude eta jendeak bakea nahi du eta jendeak bizikidetza eta memoria

benetako memoria nahi du eta benetako memoria zer da

mahai gainean ipintzea hemen gertatu diren gertaera guztiak baita gertaera horiek

gertatu dira eta gertatu direlako guk

biktima guztiak aitortu behar ditugu eta zor hori daukagu eta egin behar duguna da legebiltzar honetatik

hartu gertaera guzti horiek eta biktima guztiak aitortu eta behar duten laguntza eta erreparazioa baita berriro hemen gertatu izan den guztia berriro ez dela gertatuko ziurtatu hori da gure lana eta zin dagizut

pastor jauna esan duzun bezala etako biktima asko daude oraindik jakin gabe

indar politiko berri bat bezala eta memoria eta bizikidetza politikak aurrera martxan jartzeko gogo handiz

eta poztu egiten naiz aurreko legealdietan ere bai eta batez ere gustatuko litzaidake azpimarratzea

biktima desberdinak biktima desberdinen artean aurrera eraman diren ekimenak beraiek

gai izan baldin badira elkar ulertzeko nola ez

honetan horregatik eta hau

ideia bat da gustatuko litzaiguke

zuek ere hona ponentzia honetan prest egotea lan egiteko denon artean herri honek behar duen etorkizuna eraiki ahal izateko bake bizikidetza

terrorismo eta indarkeria mota guztiak eta horretarako zuek ere

beste reto bat edo beste erronka bat aurreko legealdian

lege bat abuso polizialaren legea eta

errekurrituta dago horregatik jarraituko dugu lanean

egoera horri buelta eman ahal izateko

esaldi batekin bukatu nahiko nuke nire agerraldia daniel innerarityk esaten du los sentimientos

horrekin nire sentimenduekin ni prest nago demokrazia hauek

berritzeko eta beste apunte bat bakarrik humanizatu dezagun politika
askoz hobeto biziko ginateke eskerrik asko zabala

euskal talde popularraren ordezkaria alonso jauna zurea da hitza

eguerdi on eskerrik asko presidente andrea señor lehendakari consejeros

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza arzuaga jauna zurea da hitza

andrea eguerdi on denoi lehenengo aipua

bi bortizkeri batera sufritu berri dituztelako bata bortizkeri matxista bestea

sara eta izar sufritutako erasoaz berrosatzeko erreabilitzatzeko euskal herrian kalean etxean

kasu honek adierazten digu oraindik zenbat lan egin behar dugun bake osoa behin betikoa iraunkorra ezartzeko herri honetan

utzita sufrimendua berriro ez gertatzeko edo berriro ez errepikatzeko arrisku guztiak baztertuta bakea bakea aipatu dut guretzat hori baita baliorik garrantzitsuena

honen lehenengo lerroan agertu behar den kontzeptua pasaden legegintzaldian bake ponentzia zena oraingo honetan beste izen batekin etorriko da baina guk hori errekuperatzea eta hori mantentzea nahiko genuke bake ponentzia uste dugulako

helburua izan behar duela ponentzia honen jardunean guretzat ulertezina da bakearen aldeko aldarrikapena bazter batean uztea bigarren plano batean utzi nahi izatea ez dakit jarriko garen ados memoria zer den

subjektiboa da norberak iragana bizi izan duen moduan hala izango duelako memoria horregatik guk memoriak pluralean

nahiago dugu ez dakit ados jarriko garen bizikidetza zer den eta hori nola gauzatu behar den zaila da ebaluatzea batzuentzako harreman normalizatua izango da beste batzuentzako bizikidetza badator proiektu guztiak defendatu garatu eta bete ahal izatetik ez dakit ados jarriko garen

norberak sufritu duen bortizkeria edo meatsuaren ikuspegitik baloratuko dituztelako bizipen horrek kualifikatuko

quiso traer arantza quiroga agian ez gara ados jarriko termino horietan bai pentsatzen dut ordea erraza litzatekeela adostea zer den bakea balio absolutu bat delako bakea bada edo bakerik ez da erraza da neurtzea testatzea edo ebaluatzea irlandan ezarri zituzten

arrazoi politikoengatiko bortizkeria ez erabiltzeko konpromisoa giza eskubideen urraketak mantentzen badira ez dago bakerik pertsonen edo kolektiboen gaineko bortzaren meatsua mantentzen bada ez dago bakerik

motibazio politikoengatik herri honetan ez dago bakerik

guztiok ados egongo gara momentu berri bat dela gaur egun bizi dugun egoera honi hala eta guztiz ere zaila da bakea

bakea hau zen esto era la paz beraiei eragiten zitzaien indarkeria jada gaindituta beste batzuk oraindik pairatzen duten bortizkeria antza denez ez zaielako inporta baztertu beharko genituzke horrelako jarrera ukatzaileak sufrimendurik ez dago

niri eragiten ez didan bortizkeria ez zait

ados egon gaitezke bortizkeri maila jaitsi dela herri honetan zorionez estatistikek horrela adierazten dute baina ezin dugu ahaztu

horrentzako sufritzen duena urraketa absolutua da ezin zaio azaldu zer esaten duten estatistikak edo gutxitu dela edo handitu dela ere kontrako urraketa horrela sufrituko duelako absolutu bat bezala lamentablemente

intentsitate handiagoarekin nahi genuen bake hitza agertzea gaur sinatu dugun erdibideko honetan ponentzia hau bideratzeko dauden hitzak agian ez dira gureak oso itxia aurkeztu zaigu testua egia da eta agian ez

baina babestu dugu erdibidekoa eman dugu denbora luzea hitzekin katramilatuak

pasatu ditugu bost urte atrile honetatik norberak

norberaren posizioa sendotzeko edo indartzeko eta pentsatzen dugu badela garaia inertzia horiek

bitartean ez garelako mugitu bitartean ez delako ezer gertatzen eta pentsatzen dugu garaia dela gauzak hasteko gertatzen herri honetan babesten dugu ponentzia eratzea ideia argi batekin pasa nahi dugu hitzetatik ekintzetara desadostasunean

bat gatozen horretan lan egiten nahi dugu legegintzaldi honetan gauzak gertatzea memoria sartzeko bakea ezartzeko eta

bizikidetza eraikitzeko hasi nahi dugu ibiltzen

biktimak erreparatzeko kartzela politika eraldatzeko armagabetzea burutzeko eta desmilitarizazioan urratsak emateko arriskatzeko

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eusko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

nada más eskerrik asko iturrate jauna
elkarrekin podemos talderen ordezkaria zabala anderea zurea da hitza

nire bihotz oneko neska june eta ondo lo egin nire bihotz oneko

andrea euskal talde popularraren ordezkaria alonso jauna alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

jasotzen da zerrenda bat halako konpendio bat taldeok eraman ditzakegun elementuak edo lehentasunak ponentzia horretara horien artean aipatzen da terrorismoaren eta bortizkeriaren deslegitimazioa hau gogoratu behar dut aurreko ponentzian

agertzen zen formulatua memoria terrorismoaren deslegitimaziorako tresna gisa

formulazio horrekiko rodolfo aresek momentu horretan esan zuen testua ez zela inolaz ere aldatzen testu hori ez zela mugitzen

honetan gu hori zen proposatzen genuena gaur formulazio horrekin bat gatozelako aurrerapauso bat dela kontsideratzen dugulako eta nola interpretatzen dugu hau

norberak sufritu duen bortizkeria interpretatuko duelako azken finean nola eragin behar duen deslegitimaziorako guk estatuaren terrorismoa pairatu dugu eta horretan kokatuko dugu gure bizipena hori izan da guk sufritu duguna eta horretan

azpimarratzea gure iragana ere nola

mantenduko gara jarraituko dugu determinazio osoarekin bakearen alde lan egiten horretarako existitzen diren foro ponentzia

baita ere gaur eratzen dugun ponentzia honetan eskerrik asko

eskerrik asko arzuaga jauna eztabaida amaitu denez
botoetara jarriko dugu eusko sozialistak elkarrekin podemos eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da momentu honetan eteten dut